de euskadi eba blanco eh bildu

un voto bat boto vots blacos zuria

iñigo iturrate gustavo angulo laura garrido

tejeria otermin lehen lehendakariordea txarli prieto san vicente

eba blanco de angulo lehen idazkaria iñigo iturrate ibarra bigarren idazkaria gustavo

lehendakari jauna legebiltzarkideok agintariak gonbidatuak hamabi legegintzaldia

bere baitan duen erakundean gure eserlekuaz jabetu garen guztiok gure gain hartzen dugu erantzukizun

erantzukizun indibiduala eta partekatua aldi berean ordezkatzen ditugun guztien beharrei eta asmoei erantzuteko betebeharra baitugu

eta erantzukizun eta ohore hori gure gain hartzen dugu egoera jakin batean

larriei aurre egin behar diogun unean pandemiak lehenaldia eta geroaldia suposatu du milaka utzi ditu horiei guztiei nire maitasuna elkartasuna eta oroitzapena helarazi nahi dizkiet pandemiak

eragin du guztion artean gainditu beharko dugun krisia hori izan behar du gure lehentasuna une honetan behar diren neurriak hartzea

eta pertsona ahulenei artatzea herri honetan bizi diren guztiek aurrera egin ahal izango dutela bermatu behar dugu

gainditzeko gai garen heinean herri gisa indartuta aterako gara denon artean egin behar dugu aurrera lankidetza ezinbestekoa da legegintzaldi honek akordio zabalak eskatuko ditu inoiz baino gehiago erakunde arteko akordioak eta eragile politiko

arteko akordioak eta espero dut gu guztiok elkarlanean arituko garela herri hau aurrera ateratzeko eta indartuta ateratzeko

herri solidarioa eta erakutsi dugu oztopoak eta ezbeharrak gainditzeko

aurrekoetan izan dugu egin dugu eta berriro egingo dugu aurten berrogei urte bete dira lehenengo eusko legebiltzarra eratu zenetik pandemiak urteurrena nahi bezala ospatzea eragotzi digun arren

une hura diktaduratik atera eta dena egiteke zegoen

eta desitxuratua ekonomikoki hondatua eta ez kulturalki ez ekonomikoki ez industrialki ez politikoki garatzeko gaitasunik gabe zegoen herria egituratu behar genuen mila bederatziehun eta laurogeiko martxoaren hogeita hamaikan eserlekua hartu zuten

erronka handia izan zuten eskuartean eta erabakitasunez ilusioz eta beldurrik gabe aurre egin zioten herri honen alde lan egiteko gogoz ekin zioten eta lortu zuten euskadi altxatu zuten herria

uneak eta zirkunstantziak ezberdinak dira baina belaunaldi horren eta arestikoen adibidea erreferente izan behar du guretzat

egungo krisiari egoera hobean aurre egin diezaiokegu dugun autogobernuari esker eredu ekonomiko eta ongizate sistema propioa finkatu ahal

osatu gabea da eta gure autogobernua eguneratu behar dugu eta eguneratu egin behar dugu euskal herritarren eskubide politiko sozial ekonomiko linguistiko eta kulturalak bermatzeko eta eskubide horiek guztiak

estatuarekiko harreman eredu berri bat ezinbestekoa da berdintasunean aldebikotasunean eta paktuan oinarritua euskaldunok erabakitzen duguna

eusko legebiltzarra eguneratze horretan lanean aritu da orain hori burutzeko

erronka asko ditugu aurrean eta horregatik ere guztion erabakitasun ilusio adore lanari eta lankidetzari heldu nahi diot

amaitu baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet aurreko legealdiko legebiltzarkideei bereziki nirekin batera mahaia osatu duten eba txarli iñigo eta cristinari eskerrak guztioi zuen laguntasuna eta ulermenagatik eta ongietorria legebiltzarkide guztioi berriei eskerrak eman nahi dizkiot halaber nire alderdiari nigan berriz ere konfiantza izateagatik etxe honetako langileei

eta nire legebiltzar taldeari etengabeko lankidetzagatik eskerrak jakina familiari gurasoei seme alabeei eta zuri joanes beti nire ondoan izateagatik besterik gabe eskerrik asko

legebiltzarra behin betiko eratuta gelditu dela alderrikatzen dut eta jaurlaritzako jarduneko lehendakariari ofizialki jakinaraziko zaio bateraezintasunen behin betiko batzordea izendatzeko hurrengo bilkura

seian goizeko hamaikaetan izango da